osoko bilkurari ekingo diogu berriro ere gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena substantziarik gabeko adikzioak aztertu eta aurre egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den eva blanco andereak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on guztioi adikzioak droga mendekotasuna droga legalak droga ilegalak

adierazten ditugunean hemen gaudenok oso argi dugu sustantzia arriskutsuen aurrean gaudela aldiz bingo

edo kirol apustuak hitzez adierazten ditugunean ez da gauza bera gertatzen tamalez gizarte bezala ez dugu barneratu

sustantziarik gabeko adikzioen aurrean gaudela eta zenbait jokabide

errepikatzen direnak sustantziekiko adikzioak bezain arriskutsuak dira

arazo berriak sortzen ari dira gizartea aldatzen ari da eta honen aurrean erakunde ezberdinen talde guztion eta gizarte osoaren beharrezkoa da legebiltzar talde guztiok adierazi ditugu adikzio berrien inguruan ditugun kezkak hori ez dugu zalantzan jarriko horregatik oso garrantzitsua da errealitate berri honi aurre egiteko beharrezkoak diren neurriak

esta proposición no de ley datu batzuk emate aldera esan dezakegu eaen berrehun eta berrogeita bost joko areto daudela berrogeita zortzi apustu hamasei bingo eta bi kasino agian norbaitek pentsatu dezake gutxi direla baina benetako arazoa hau da eaen nabarmen ugaritu direla apustu etxeak eta joko presentzialeko lokalak

bezala ugaritzen ari dira eta lokal horien ezarpena legez araututa dago baina lege hori

eta egun gure hirietan eta herrietan dauden apustu etxeak ezin dira lekuz aldatu bilbon adibidez

legez bi egon beharko luketen lekuan gasteizko alkate jaunak berak jaurlaritzari eskaera bat luzatu dio lokal horien ezarpena eta zabaltzekotan ikastetxeetatik urrun kokatze aldera beste datu batzuk nabarmenduko ditut hamabi eta hogeita bi urte arteko gazteen ehuneko hogeita bederatzi aritu dira inoiz apustuetan hamar gaztetatik batek maiztasunez

hiru gaztetik batek egiten ditu apustuak datu horiek deustuko unibertsitateko inkestatik aterata daude beste era batean esanda inkesta hori aurkeztu zuenean adierazi zuen bezala gazte

azken urteetan ehuneko zazpik jokatu dutela inoiz interneten bidez ehuneko bostek hamar aldiz baino gehiagotan zifra txikia dirudi baina horrek esan nahi du ikasgela bakoitzean

ikasgela bakoitzean haur ludopata bat gaixo kroniko bat ikaragarria ikaragarria horregatik ezinbestekoa da aurretik esan bezala fokoa gazteen gain jartzea

sarbidea oso erraza dela dirua berreskuratzeko gai direla uste dutela

dute hau da lehenengo apustua egiteko dirua oparitzen dietela adikzio horietan jausteko erabiltzen den publizitatea eta hor agertzen diren idoloak oso erakargarriak direla

publizitatearena hori ez da hain erraz kontrolatzen nahiz eta belgikan adibidez

egon eurek debekatu dute online apustuen publizitatea kirol emankizunak dauden bitartean belgikan eta italian

arratsaldeko zortziak arte hala ere online joko eta kasinoak edo apustuak zabaltzeko publizitatean eta iragarkietan ezin dira kirolaririk edo jende ospetsurik agertu

heltzeko oraindik bide luzea geratzen

bide luzea geratzen zaigu adikzio berri horien eraginekin eta kaltearekin amaitzeko neurri zuzentzaileak hartzeko momentua da baina politika egokiak egiteko datu fidagarriak

sustantziarik gabeko adikzioen inguruan beharrezkoa den informazio guztia ezagutzea premiazkoa da asmo horrekin besteak beste aurkeztu genuen legez besteko

oso inportantea dela azterlan bat alderdi batzuk jasotzeko interesgarria izango litzateke ezagutzea zenbat apustu etxe edo joko lokal dauden eae zein den jokatzen duten pertsonen perfila euren adina eta egoera sozio ekonomikoa

oso garrantzitsua da gure aburuz frogatuta dagoelako jokoen fenomenoak langile klaseko pertsonei batez ere gazteei eragiten diela adikzio horiek askotan erabiltzen dira

ihes egiteko tamalez ludopatiak eta prekarietateak lotura zuzena dutelako

bestetik beharrezkoa da guretzat pedagogia asko egitea sentsibilizazio kanpaina martxan jartzea sustantziarik gabeko adikzioen arriskuez

bereziki hezkuntzaren eremuan hasieran esan bezala herritarrok ez dugu adikzio berri horien

ekartzen dituzten arazoak ezkutatuta daude egia da hemen nabarmendu dugun errealitateari aurre egiteko tresna batzuk

zazpigarren adikzio plana eta bi mila hamaseiko adikzioen eta

arreta integralari buruzko legea besteak beste lege horretan artikulu interesgarri batzuk agertzen dira gai honen inguruan baina

adierazi dugun bezala lege hori garatu gabe dago bi mila hamaseian adostutako lege batek garatu gabe jarraitzen du beraz baliabide asko ditugu baina era egokian erabili

beste aldetik eta amaitze aldera gainetik azalduko dut

zuzenketa gobernuari sostengua ematen dioten taldeekin sinatutako akordioa da bai ppk bai elkarrekin podemosek gehitzeko zuzenketak aurkeztu dituztelako uste dugu akordio horretan

sartuta daudela eta hasieran esan dugun bezala gai honetan oso inportantea da inoiz baino gehiago adostasun zabal bat

esan bezala adostasun zabal bat lortu dugu eta hori guretzat oso inportantea zen hemen

areto honetan eta jaurlaritzan hartzen diren erabakiak ezinbestekoak dira adikzio berriei

ezinbestekoak diren bezala gure kaleetan ematen ari diren ekintzak eskerrak euskal herriko hainbat lekutan hasi diren mobilizazioak

bultzatutako mugimenduak kasu honetan ere erakundeak baino aurreratuagoak daude mugimendu horiek lagunduko digute ere

lakra honekin amaitzen besterik ez berriro ere eskerrak talde guztioi

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuko gara euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

hasta alguna sala o casino gure taldea oso kezkatuta dago azkenaldian euskadin ematen ari den kirola apustuen etengabeko hazkundearekin

alderdietako ordezkariei egindako ahaleginagatik izan ere goizean zehar gure arteko diferentziak agerian geratu diren arren

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak otalora anderea zurea da hitza

neurri zehatz bati gaurko proposamena zabalagoa da

eta prebentzioari buruzkoa gure taldeari proposamen hau egokia iruditzen zaigu

mugikorra edo ordenagailuaren erabilera errazago eta azkarrago egiten du online jokoetarako sarbidea eta edozein motatako apustuak egitea

eskerrik asko eskerrik asko otalora anderea erantzunen txanda bai

bai eskerrik asko mahaiburu andrea zure baimenarekin eserlekutik ñabardura bat bakarrik azaltzeko

eskerrik asko blanco anderea euskal talde popularra beste norbaitek hitz egin nahi du

bai zurea da hitza

eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu eh bilduk euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

gai zerrendako zortzigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena osakidetzaren osasun zentroetako familia medikuen pediatren eta erizainen kopuru egokiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den uria jaunak dauka hitza ekimen aurkeztu eta defendatzeko

lehendakari jauna mesedez mesedez isiltasuna consejeros

eskerrik asko presidente andrea saiatuko naiz motza izaten gainera gaia adostuta dagoelako lehendakaria eskertzen da eta osasuna ere

garrantzitsu honetan ematea ere zorionak lortu dugun akordioarengatik

adostasuna zabala posible izan delako eta

ahalegin bereziak egin dituelako eta gero besteek ere hor

esan dezakegu sistema sanitarioaren sarrera dela eta

duela gaur egun egia da erronka bereziak dituela etorkizunera begiratzen badugu

hasta este momento ildo horretatik beharrezkoa da lehenengo arreta indartzea eta horretarako ezinbestekoa da eusko jaurlaritzak kasu honetan osasun sailak

eh bildu taldearen ordezkaria blanco anderea zurea da hitza

lehen arretaren inguruan eztabaidatzen ari gara eguneko azken puntu honetan azken puntua izateak ez du esan nahi honek garrantzi gutxi duenik

ez da gauza makala lehen arreta osasun sisteman sartzeko atea delako eta horren bitartez gauzatu beharko liratekeelako ekitatea kalitatezko arreta eta profesionalen ongizatea besteak beste horrekin esan nahi dugu lehen arreta zaindu

inoiz baino gehiago eta gure iritziz jaurlaritzak

gutxiespena jaurlaritza honek egiten dituen politikak ospitale zentristak izan direlako gure aburuz gainera

agerikoak dira nahiz eta osakidetzako aurrekontua gero eta handiagoa izan horrela lehen arretari behar duen indarra eta garrantzia eman nahi badiogu aurrekontu egokia izatea ezinbestekoa da gure ustez lehen arreta izan beharko litzateke antolakuntza

sistema bat alegia ezin zaiguna gertatu ospitaleak nolabait baliabide guztiak xurgatzea eta horrela lehen arreta hori ahultzea

jarriaz gure aburuz beharko litzatekeena da nolabait herrietara hurbiltzea lehen arreta hurbiltzea eta benetan indarra jarri prebentzioan osasuna osasun politika sustatzean

horregatik guk indarra jarri nahiko genuke lehen arretan bai antolakuntza ereduak zabaltzean bai horiek inplementatzean eta horretarako ponentzia bat eratuko da legebiltzar honetan eh bildu taldeari esker antolakuntza eredu on baten bitartez lehen arretako mailan ere indartu ahal dezakegulako prebentzioa

profesionalen ongizatea bitartean sailburuak aurkeztu du eta aurkeztuko digu euskadiko lehen mailako arretarako estrategia liburu

adostu gabeko liburua omen da adostu gabeko estrategia eta dokumentu hori itxita dago ez dakigu zer nolako negoziaketa egin den estrategia hori lantzeko baina oso argi dugu adostasun maila ez dela oso zabala izan

gehiegi agertzen zen proposamen horretan horregatik eh bilduk osoko zuzenketa bat aurkeztu zion ekimen horri gure asmoa da lehen mailako arretarako estrategia modu zabal batean adostea

marra gorria helburu batekin beharrezkoak diren giza baliabideak ziurtatzeko lanpostu profilak eta pazienteen beharrak argitzeko eta

horretan sakondu nahi sailburuak berak azalduko digulako batzordean plan horretan agertzen diren hainbat kontu amaitzeko bakarrik esatea adostu den erdibidekoa

mamitsua gure iritziz garrido andreak esan du

ez dugu oso argi erdibideko honen bitartez orain dagoen konponduko denik hala ere jaun andreok esperantza ez da inoiz galdu behar besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko blanco anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on denoi

a lau mila bostehun pero aun así retos

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna
erantzunen txandan parte hartzeko asmorik ez uria euskal talde popularraren ordezkaria garrido andereak

eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu